eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den

de diálogo social eskerrik asko aburto jauna itxaso jauna zurea da hitza

itxaso jauna eta erantzuteko aburto jauna dauka hitza bai eskerrik asko

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko lan eta gizarte segurantzaren ikuskaritzako lpzri buruz sánchez andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko sánchez andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza aburto jauna

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osakidetzako pizgarriei buruz maneiro jauna zurea da hitza

gobernuari sostengua ematen dion alderdi politikoak pizgarrien sistemak kritikatu zuela gogorazten

hain zuzen ere horregatik koherentziagatik proposatzen dugu aldatzea

ezin da ordain saritik bereizi ezin dugu ahaztu horrelako lanpostu batek berekin lan karga dakarrela así señor maneiro

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna jarraian maneiro jaunak dauka hitza

a través de incentivos beti beti gogoan eduki behar dugu honelako postu batek zenbateko dedikazioa behar duen eta ez dugu ahaztu behar halako lanpostuetako lanak orokorrean bikain egiten direla

ere ez legegintzaldia hasi zenetik

mahai gainean izan ditugun hasieratik eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeitabigarren puntua

osasuneko sailburuari egina botiken berrordainketaren eragin ekonomikoari buruz

eskerrik asko roncal andrea eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok roncal andrea

ez ditu gure arazoak konponduko eta are gutxiago herritarren arazoak no necesitamos que nuestros ciudadanos

dirua ez aurreratu beharra herritarrek eskertuko dute tal y como en su día

aquí o allá hemen bai eta han ez euskadin bai asturiasen ez ez dut ulertzen bien

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna jarraian roncal andreak dauka hitza

denbora amaitu da jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

a la vez euskadin dirua ez dugu aurreratuko

amaitu da denbora gai zerrendako hogeita hirugarren puntua galdera

talde popularreko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina gaixo kronikoen behin betiko plan bati buruz garrido andrea zurea da

galdera eginda bezala ematen dut eskerri asko garrido andrea jaurlaritzaren ordezkaria darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok maneiro jauna

un documento abierto y pendiente de aportaciones eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna jarraian garrido andreak dauka hitza

es la ampliación de hua eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina diabetikoek orratzak berrerabiltzeari buruz maneiro jauna